gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos iu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena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

eskerrik asko gil jauna mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

arraroa egin zitzaidala ez gaia egokia eta hemen jorratzeko modukoa ez delako baizik eta

lehenengoz eta behin jatorrizko proposamenean jatorrizko legez besteko proposamenean eskatzen zena zen adierazpen bat arabako

arabako aldundiarekin eta hemen gure marko konpetentziala eta gure eskuduntzak eaeko mailakoak dira eta logikoa denez eztabaida berbideratu da erkidego mailako

badauzka ere ordezkaritza bizkaian eta beste herrialdeetan

enpleguaren aldeko defentsa horretan testuinguruaren abstrakzio osoa egitea jatorrizko proposamenean

baina sektorea bizitzen ari den egoera orokorraren inguruan aipamenik ez egitea

zuzenketa guzti guztietan bi elementu zuzentzaile horiek mahai gainean jarri dira alde batetik eaeko mahaia jorratzea gaia eta beste aldetik kanporaketarik haratago sektoreak pairatzen ari den egoeraren inguruan hausnarketa

langileen inguruko edo langileen aldeko dinamika bat erakartzea edo ekartzea legebiltzarretara

eta langileen dinamiken zerbitzuan jarri gabe uste dut legebiltzarrean ezkerreko alderdiok gure ekimenak koordinatu eta

eragileen agendaren menpe kokatu behar dugu eta ez gure agenda propioa inposatu edo gure erritmoa markatu eta

ados nagoela ppko ordezkariekin eta bere zuzenketa iruditzen zait nahiko duina

enpleguaren tratamenduaren inguruan ez gaudela ados horrela ez da hain susmagarria

zerbait markatuko zutela gaurko egoeraren eta zerbait aprobatu ondoren desberdintasun bat eta gaur aprobatuko den erdibidekoan

erdibideko hori aprobatu ondoren egongo gara zehatz mehatz geunden toki berberean kontenidoetara sartzen

aurrean uste dugulako desagertu direla elementu klabeak

beharko zirenak eta azkenean erdibideko honek ez dio jartzen jaurlaritzari inolako betebeharrik inolako etxeko lanik eta lehen esaten nuen moduan aprobatu ondoren egongo gara aprobatu baino lehen geunden toki berberean

ni pasa absolutamente nada beraz hemen guk proposatzen genuena zen

aeronautikako sektoreak erronkak baditu eta jaurlaritzak erantzun behar dio eta lidergoa hartu behar du

sektorearekin batera langileekin batera ikerkuntza eta garapena erronkari aurre egiten berrantolaketari aurre egiten sektore honetan egongo dira salmentak egongo dira fusioak egongo dira aldaketak eta berriro seguru nago

es cero orduan guk uste dugu gaur bazela garaia bai

bai enpresen praktika txarrak salatzeko momentua bai jaurlaritzaren pasibotasuna salatzeko momentua eta baita ere etorkizunari begiratzeko momentua

errotzeaz inbertsio publikoetaz sektoreko erronka eta apustuen inguruan baina gelditu gara nire ustez

eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak

hori da guk bilatzen dugun helburua hau da

epe erdiko plangintza bat egin ikusi

diru dagoen eta horrekin hartu neurriak beraz nik

sektore berria da mila bederatziehun eta laurogeita bostean sortu zen sener getxoko ingeniaritza hor hastapenetan ibili zen eta mila bederatziehun eta

hamalau enpresa sortu dira gure herrian eta itzelezko aberastasuna sortu dute eta banatu dute vamos a intentar por tanto

los despidos eskerrik asko hernández jauna
popular ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

eskerrik asko gil jauna mistoak ez eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

semántica eta lehen aipatu da ere txertoei esker aurreikuspenak berraztertzen ari direla baina justu berraztertzen ari direla ere salmenta prebisioak baina kaleratu duten jendea hemen egon ziren aernnovako langileek esan zuten enpresek eta klusterrak azterketak eginak daudela txertoa existitu baino lehen txertoa existitu baino lehen eta denok ados gaude zorionez txertoak

dudarik gabe beraz egokiak ez ziren

nik uste dut hemen zerbait esateko beharra daukagula batez ere eta ez dakit aukera materiala egongo den

batzuk berriro hartzea ez dakit aukera hori existituko den baina hemendik aurrera legebiltzarretik esan behar zaio euskal enpresari arazoak daudenean

eta arazo oso larriak direnean ikusiko dugu nola lagundu baina enpresak sendo baldin badaude enpresetan etekinak egon badira enpresek

finantzieroki sendoak baldin badira beraiei ere dagokie momentu txarretan enpleguari eta ez ibiltzea arinkeriaz eta nik uste dut tesi hori neurri batean igual da formulazio kontua igual da momentu kontua baina tesi horretan

ados edo bat etor gaitezke nik ez dut uste hemen inon arrazoi ezberdinengatik enpleguaren suntsiketaren alde dagoela egia da bakoitza edukiko duela

hori lortuko dela baina nik uste dut adostasun minimo hori ez bada gaur momentu batean legebiltzar honetatik plazaratu egin behar dela

euskal sektore ekonomikoari bidali behar zaion mezua eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

bertatik zure baimenarekin presidente andrea bueno nik

ekain ricok azaldu ditu negoziaketaren nondik norakoak eta

hiru klabe lehena ikerketa eta garapenean inbertitzen jarraitzea gobernuak inbertitzen jarraitzea eta baita ere enpresak kontua delako bigarrenik negoziaketa kolektiboaren aldeko apustua malgutasunaren aldeko apustua eta korrespontsabilitatearen

eta hirugarrenik gobernuaren mediazioa eskatzen denean noski gobernua ere prest dago mediazio hau emateko kasu hauetan eskatu ez dena

digamos los cimientos sólidos eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde zazpi hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua

hezkuntzan hizkuntza eredua aukeratzeko askatasunaren defentsari buruz eztabaida eta behin

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

muchas gracias eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa

martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza

que hablemos de sumar eta demokraziaz hitz egiten ari gara eta hitz egiten ari naiz zeren eta elebidunek bermatu egin behar baitute herritar guztiek bi hizkuntzak jakitea eta erabiltzea hauxe da gure kasua eta hori argi eta garbi bermatuta daukagu

ezta nire alderdiak ere baizik eta hezkuntzako arloko adituek eta berriro frogatu dutenek hiru ereduen sistema honek ez duela segurtatzen ikasleek gure bi hizkuntza ofizialak ikastea eta horrek noski

irakasleek egindako ahalegin izugarri handia irakasleak aipatu eta goraipatu ditut baina berauek bezainbeste merezimendu dute gurasoek ere ezin dugu bat batean goizetik

errekara bota herritar askok eta askok kostu pertsonal handiarekin egindako hautua beren seme alabak euskara ere jakin dezaten irakasle eta guraso horiei zor diegu

euskararen oraingo osasun eta datuak beraz gure eskerrik zintzoenak gurasoei irakasleei

eta kontura gaitezen haren aurka doan arrisku handi baten aurrean gaudela

muturreko bi segregazio ekar ditzakeelako alde batetik goi mailako eliteen babeslekua izatea eta besteak

pobrezia linguistikora bidaltzen ditugun herritarren ghettoa izatea hori da antza pp alderdiak

ppren proposamenaren kontra bozkatuko dugu emandako arrazoiengatik eaj

eskerrik asko hirurei gure akordioaren oinarrian

eta ez guk sortu genuelako bakarrik baizik eta gizartea horrela eskatzen ari delako gehienbat ppko jaun andreok gai batzuk gaindituta daude bukatzeko félix etxeberriak ehuko katedradun jakitunak

andrea eh bildu taldearen ordezkaria arrese jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua arratsalde on guztioi señor gil vaya lata

educativa vasca egoera hemen ez da bestelakoa ez dagoelako gaztelania arriskuan inondik inora ez dagoelako hemen ikasle bakar bat bera ere euskara gaitasuna lortzen ez duenik arriskuan dagoena euskara bera da eta covidak

berria egunkarian agertu denak esaten du ele hache lauko eta de be hache biko ikasleek eskola eremu guztietan atzera egin dutela euskararen erabileran

handiagoa izan da jaitsiera hori eta horren aurrean

bada kontsentsu zabal bat bada adostasun sozial zabal bat eta hori euskarazko irakaskuntzatik pasatzen da euskarazko hezkuntzak eskaintzen duena da joan den legegintzaldian are gehiago eh bilduren eskutik hogei bat aditu eta eragile bertakoak eta nazioartekoek hori esan zuten guztiek

erabat agortua dagoela eta alternatiba bakarra euskarazko murgiltze eta mantentze eredutik pasatzen dela

enpresak donostian europako protokoloa adostuz protokolo honek bagara nor aldarrikatzetik haratago gauza argi bat esan zuen esan zuen egungo

eta bestelako eredu batera jauzi egin behar genuela baina duela hilabete eskas beste argazki bat gil jauna hezkuntza eragile guztiek hezkuntza zentroen artean ehuneko laurogeita hamaretik gorako ordezkaritza duten ikastolen elkartea da ehige guraso elkartea kristau eskolak

zuzendari publikoen heize elkarteak esan zuten ere

oraintxe esan dudana hizkuntza ereduak gainditu eta euskarazko murgiltze eta mantentze eredu batera egin beharko genukeela salto berandu baino lehen eta badago badago alternatiba ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamena hau da herri honek kontsentsuz modu sozialean

egin duten proposamena dugu hau eta urratsa egin behar dugu berandu baino lehen euskarazko irakaskuntzak dituen egungo datuak esanguratsuak direlako eta guretzat kezkagarriak direlako gaurkoan egia da

gaurko eztabaida interesatu eta politikoki eta mediatikoki manipulatutako hau

hizkuntza ereduen inguruan behar dugun gogoeta lasaia eta gogoeta barea egiteko

hala ere aitortu nahi dut poztekoa dela poztekoa iruditzen zaidala lortu dugun erdibidekoa eta guretzat benetan inportantea da

derrigorrezko eskolaldia bukatzean europako erreferentzia markoa

ikasle orok be bi euskara gaitasuna lortzeko urratsak ematea beraz bukatzeko legebiltzarburua bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiot bereziki eta zintzoki arrizabalaga legebiltzarkideari adostasun hau erdibideko hau lortzeko

eta baita ere nola ez gonzález eta pastor legebiltzarkideei ere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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburua legebiltzarkideok arratsalde on

hezkuntzan hizkuntza eredua aukeratzeko askatasunaren defentsaren inguruko legez besteko proposamena aurkeztu zuen pp ciudadanos taldeak

ikastetxeetan irakatsi beharreko hizkuntza ereduak esleitzen dira familien eskaria kontuan hartuaz aukeratzeko askatasunaren eta zonaldeko egoera soziolinguistikoaren arabera

indarrean dagoen araudiaren arabera egiten da baita hezkuntza eskaintza familien eskarira egokitzen da hizkuntza ereduen eskaintzaren plangintza zehazten duten oinarrizko irizpideen arabera hezkuntza eskaintza egokitu egiten da gainera bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairu legearen berrogeita hamabigarrena artikuluaren

eta giza baliabideen eta finantza baliabideen eskuragarritasunaren arabera orduan zertara dator nik gaur sorpresa bat

edo zertara dator nik hori esatea edo gaurko ekimena

ekimenaren tituluan jasotakoa jada ematen baita betetzen baita bermatzen baita baina ekimenaren tituluaz aparte eskaerara bagoaz eta ja hau zaharkituta geratu da ze eskaerara ez dugu jo behar gaur hemen entzundakoak eta gero

beste gauza batekin aurkitzen gara eta

jaunak berak irakurri du gainera bere ekimenean eskaturikoa

legal vigente no le quepa ninguna duda horretan ez izan inolako dudarik familiek duten eskubidea da eta familiek kontzienteki eta arduraz egikaritu egiten dute eskubide hori eta askatasunaz ez al gara gaur hemen askatasunaz ari

y b les guste o no es así gehiengo handi batek aukeratzen ditu eredu horiek

gaur egun ikaslegoaren ehuneko laurogeita hamabostak gainera urtero portzentaia hori

eta oso positiboki baloratzen dute ondoren hezkuntza beraz familiek aukeratzeko askatasuna eta gainera ondoren positiboki baloratuta dago non dago arazoa orduan non du

legebiltzarreko beste talde guztiak batu gaitu mistoa izan ezik noski euskara da pp ciudadanosen arazoa eta bere gaurko

agerian utzi du gil jaunak bai señor gil el señor

horretan nik uste dut ados egon gaitezkeela eta hori euskal familiek badakite

baita ere eta familia horien aukera erreala da eta askatasunez egina hogeita zortzi urtez askatasunez egikaritu ahal izan da hemen adibide modura kurtso honetako datuak eman nahi nituen gil jaunak aipatu izan ditu batzuk pastor jaunak baita ere

izan dira bi mila hogei bi mila hogeita bat ikasturtean euskadiko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan irakasle gutxiago eta hezkuntza sistema osatzen duten bi sareen ikaslegoaren ehuneko hirurogeita zortzi koma lauk bostehun eredua aukeratu du eta

eredua da hurrengokoa b eredua ehuneko hemezortzi koma bik aukeratzen dutela eta a eredua ehuneko

aukeratzen dutelarik nabarmena da baita ere uste dut pastor jaunak esan duela bostehun ereduaren aukeraketa haur hezkuntzan zero koma zortzi puntu egin du eta ez bakarrik hor lanbide heziketan baita ere lanbide heziketan euskarazko ereduaren igoera ere nabarmentzekoa da

ehuneko hogeita bat koma hirutik ehuneko hogeita bat koma zortzira igo da eta b eredua ehuneko hemezortzi koma zortzitik ehuneko hogeira

ebidentzia pedagogiko eta profesional guztiek gomendatzen dituzte hezkuntza eredu horiek arrese jaunak eman ditu datu horiek familiek askatasunez aukeratzen dituzte erakundeek bermatzen dituzte legebiltzar honek gehiengoz babesten ditu eta gure ardura da gainera gure hezkuntza eskaintza hezkuntza komunitatearen gure gizartearen eta honen errealitate

eskarietara egokitzea eta horretara dator gure gaurko erdibidekoa horretara dator baina euskarari erreparatuz herri gisa hizkuntza politikari eta euskararen normalizazioari dagokionean epe ertain eta luzeko oinarriak finkatzen ari da gobernu hau baina euskararen erronkei ezin dio bakarrik jaurlaritzak erantzun osoaren bultzada behar du euskal herriko gainontzeko herri erakundeen eta herritarren ordezkariena euskalgintzarena eta norbanakoena gurea baita ere

eta familiek badakite gainera hezkuntzaren esparruan hizkuntza ereduen

honi bultzada ematen diotela bat egiten dute honekin euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egitea herri helburua da eusko jaurlaritzarentzat euzko alderdi jeltzalearentzat baita ere beti izan da ez da inolako sekretua

bere osotasunean eta sail guztietan jarduna igarotzen

bukatzera noa eskerrak eman nahi dizkiot talde sozialistari eskerrak emateaz aparte euskal herria bilduri arrese jauna benetan negoziaketa gogorra izan da baina zintzoa eta eta eraikitzailea eta benetan

ordezkariari bere prestutasunagatik besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko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

de acuerdo gracias eskerrik asko gil jauna talde mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchísimas gracias eskerrik asko martínez andrea

gonzález andrea elkarrekin podemos ezker anitza zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua infrasoinuak garela esaten du berri txarrak taldeak eta horregatik zoritxarrez euskal hiztunok etengabe nahi gaituzte bazterretan nahi gaituzte mugetan

infratik ahotsa altxatzera kondenatuak gaude egunero euskaraz ikasi lan eta bizi nahi dugunok en primer lugar

hezkuntza komunitateari hezkuntza eragileei eta hezkuntzako irakasle eta profesionalei ere esan nahi diet orain arteko bide berdinean jarraitu dezatela jarraitu dezatela

ikastetxeetan geletan ateak ixten direnean dozenaka ikaslerekin batera euskaraz lan eta bizi egiten dutenak eta gure ikasleak euskaraz hezten dituztenak beraz bigarren mezu hau irakaskuntzako profesional guztiei helarazi nahi diet

bildarratz sailburua zerorri gure jendarteak eta hezkuntza komunitateak mandatu argi bat utzi digu pasatu dira dagoeneko bi legegintzaldi hezkuntza legerik egingo genuela esan bai baina egin ez dugula eta bada garaia hezkuntza legearen eztabaidari eta erronkari aurre egiteko eta heltzeko eta gure ustez lege horren baitan ikasle euskaldun eleaniztunak heziko dituen hizkuntz eredu murgiltze eta mantentze eredu bat izan behar dugu

zaratak inguruan izango ditugu zalaparta gaur bezala politiko mediatiko interesatuak inguruan baina euskararen eta euskarazko murgiltze eta mantentze

agertzen baduzu jakizu euskal herria bilduren eskua luzatua izango duzula aprobetxatu dezagun aukera hori eta bukatzeko besterik gabe kulturgintzan

herri honetako eminentzia den joseba sarrionandiaren hitzak ekarri nahi ditut gogora esateko euskara dela gure territorio libre bakarra eskerrik asko

eskerrik asko arrese jauna euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea zure baimenarekin hemendik eserlekutik egingo dut labur labur

ze berari esker guk euskaldunok egunero gure lana

egin ahal dugu gure jarduna euskaraz egin dezakegu eta benetan lan zoragarria egiten dute benetan eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu eta azkenik elkarrekin podemos ezker anitza eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu